egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio

egin nahi du aurka ez besterik gabe orduan bateraezintasun batzordearen irizpena bozkatuko dugu denok gaude edo tinbrea joko dut bozkatuko dugu bai bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto aldekoa beraz irizpena onetsita

irizpena onetsi ondoren telebista herri erakundeko kidea izendatzeko prozedurari ekingo diogu

ezarritakoari jarraituz legebiltzarkide talde bakoitzak bost minutuko txanda erregelamenduko laurogeita hamasei puntu hirub artikuluak dionari jarraituz txartelen bidez egingo da

aukera batzuk ikusirik eta hautagai alternatiborik ez dagoelako dudan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea

beraz aiala elorrieta agirre andrea euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko kide izendatzen dugu

egindako lege proposamena euskal autonomia erkidegoan mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi eta mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei

uztailaren hogeita zortziko hamabi barra bi mila hamasei legea aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txanda eta kontrako txanda dago beraz aldeko txandarekin hasiko gara euskal sozialistak

biolentziak ez zuen inolako justifikaziorik eskubide urraketek ez zuten inolako justifikaziorik gaur hemen ordain pertsonalik edo judizialik ezean biktimei dagokien ordain politikoa ematea dugu ezin dugulako erreparatu biktimek jasan zuten sufrimendua baina onartu eta zuzendu ditzakegu estatuak egindako akatsak eta horixe da gaur

justifikatzen baina eskubide urraketa horiek ez dute inolako gatazkarik agerian uzten ere eta hori argi uztea funtsezkoa dela uste dugu

bi mila hamaseiko uztailaren hogeita zortzian onartu zen legebiltzarrean hamabi barra bi mila hamasei legea bi urte luze pasatu dira

lege horren aldaketarako proposamena egiten egia esan nahiago nuke egoera bestelakoa izan balitz bi mila hamaseiko uztailaren hogeita zortziko osoko bilkuran esan nuen ordukoa ez zela aitortza eta erreparazioa bermatu aldera ematen genuen lehenengo pausoa eta ez zela azkena izango ere baina egia esan ez nuen uste

konstituzionalaren izozkailuan bi urte luze emango zuenik berriro esango dut ordukoa gaurkoan ere legea beharrezkoa zen ezinbestekoa esango nuke legeak berme juridiko guztiak zituen eta legeak

aditu guztiek legea orduan konstituzionala zen baina biktima hauek aitortu eta erreparatzeari uko egiten diotenek legearen kontra bozkatu ez ezik helegitea aurkeztu zuten horrela legearen garapena modu nabarian oztopatu nahi zuten eta

dena den madrilen gobernu aldaketa gertatu ondoren oztopoekin bukatzeko aukera zabaldu zen aukera horri ekin zioten euzko alderdi jeltzalea eta eusko jaurlaritzak espainiako gobernuarekin batera helburua zuzena zen legearen garapena bermatzea hau da biktimak aitortu eta erreparatzeko pausoak ematea ekainaren hogeita bostean batzartu ziren lehenengoz iñigo urkullu lehendakaria eta pedro sánchez espainiako

legeak zenbait sektoretan sortu dituen aurreiritzi eta zalantzak argitzea da aldaketa horien helburua egia esan legeari intentzioen epaiketa

epaiketa bortitza eta zeharo injustua orain aldaketak ezeztatzen dutena berme juridiko eta konstituzionalak indartu nahi dira horrela behin betiko berresten dira legearen jatorrizko testuan jada jasota zegoena lehenik eta behin ez daitezela inbaditu botere judizialarenak diren eskumenak eta bigarrenik

intimitaterako edo datu babeserako eskubidea zaintzea era berean lortu nahi izan da bideragarri egitea giza eskubideen nazioarteko zuzenbideko eta barne zuzenbideko agindu bat hau da giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei

botere publikoen zeregina dela estatuak

euskal erakundeek aurre egin nahi diogu zailtasun guztien gainetik euskal erakundeek biktimei errekonozimendua eta babesa bermatu nahi diegu

gure borondate berbera mantentzen dugu giza eskubideen urraketen biktimak aitortu eta ordaina ematearen bidean aurrera jarraitzea kosta ala kosta bide hori

merezi dutena jasoko dute hala izango da ziurtasun osoarekin eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna aurkako txandan

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaitu denez bozketara pasako gara

lege proposamena aintzat hartzen dugun ala ez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa bederatzi contra hamazazpi abstentzio beraz aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpenera pasako gara

kontseilariak legebiltzarkideok egun on guztioi hitz asko eta mami gutxi hori da azken finean hemen

gertatu dena mami gutxi zergatik non dagoen lege honen kontrako

espainiar estatuan edo espainiar estatuaren interesak defendatzerakoan

delituak eraman zituzten bai segurtasun indarrek bai parapolizial zerbitzuek bai mertzenarioek

agintepean zeuden beste batzuek aurrera eraman zituzten ekintzak eta ekintza horiek

hitzik eta ez esan boto azalpena da zure bozketaren azalpena da barkatu

hitz egin dezazuela pertsona hauekin eta gure iritzia azaldu nahi dizuet zergatik lehenik eta behin aurreratzen dizuet gure taldeak ez duela

irekitzen ari den bide berri honetan are gehiago biktima batzuekin hitz egin ondoren

segurtasun juridikoa emango dien lege bat egotea nahiko luketela beraz

geratu arren ezin dugu ahaztu eta hori da balioan jartzen duguna lege bat dela orain arte inoiz ez duguna badago beste argudio garrantzitsu bat hau da erakundeak eta gizarteak zorretan gaude biktima horiekin

ezin diegu huts egin urteetan egon dira ahaztuak eta jende askorentzat ia

gizarte honek anputazio moralak ditu anputazio moral desberdinak batzuk agerian daude

horregatik iraupen luzeko lasterketa honetan konkistatu behar ditugu

eta lege hau dudarik gabe bide horretan konkista txiki bat da gure helburua etorkizunean biktima guztiak

aitortuak eta eskubide berberak eduki ditzaten bigarren hausnarketa motibazio politikoko

giza eskubideak urraketak jasan dituzten pertsonak erreparazioa eta aitortza behar dutela jakin badakigu

eta erreparazio hori justiziaren eta egiaren eskutik joan behar du eta horiek dira hain zuzen ere lege honetan

hau da biktimen egia eta justizia eskubideak ez dituela bermatzen ziur aski egungo

anbizio handiko lege bat aurrera eramaten hori argi ikusi dugu nafarroako legearen errekurtsoarekin eta horregatik

gure aportazioak gure emendakinak egin ondoren saiatuko gara denon artean ahal dugun lege onena aurrera ateratzen biktima hauek hor daudelako biktima hauek behar dutelako

bukatzeko aurreratzen dizuegu emendakinak egin egingo ditugula

benetako zuzenbide estatuan ezinbestekoa den egia eskubidea bultzatzeko ikusiko dugu zein izango den onartuak eta horren arabera gure bozkaren zentzua erabakiko dugu

gauza bat arrisku faktore asko dauzkagu berriro

gure historia eta hori ez dugu nahi horregatik prebentzioan lan egin behar dugu eta gure lana bideratuta egongo da giza eskubideen
urraketa mota hauek berriro errepika ez daitezen mila esker eskerrik asko zabala andrea

lege hau onetsi genuen orain dela bi urte eta erdi eta

lege hori erreformatzen zergatik estatuak era ez zilegi eta arbitrario batean baitu zuelako lege hau legebiltzar honek onetsi zuen lege hau eta babestu zuten berberek orain murriztua zepilatua edo gutxitua ekartzen dute larria iruditzen zait hau aurrekari larri bat suposatzen duelako hemendik aurrer espainiar estatuak ondo daki

hemen lege baten kontra aritzeko lege hori ez bazaio gustatzen hau da errekurritu auzitegi konstituzionalaren aurrean mehatxu horren pean

hemen ebatzitakoa zepilatu eta orain berriro ere hori ekarri hona babesteko badago fondozko arazo bat nola ez

polizialaren biktimei beste biktimei ematen zaien babesa baino gutxiagokoa dela berresten dut eh bilduren borondatea eta determinazioa biktima guztiek dituzten eskubide guztien defentsan berdintasunean artatuak eta tratatuak izateko eskubideen defentsan baina tamalez ikusten dugu biktima batzuei

gertatutakoaren larritasuna azpimarratzen zaien bitartean

batzuei gutxiesten zaie leuntzen zaie gertatutakoa

lege honi deitzen zaion abusuen biktimen legea biktima hauek antza giza eskubide larrien bortxaketa ez dute sufritu

morala urraketa ez dute sufritu

arin bat baino ez dute sufritu eta ikuspegi horretatik ukatzen zaie ere merezi duten errekonozimendua un reconocimiento siempre a la baja

gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

txanponjaleen erabilera kontrolatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi gaurko honetan sustantziarik gabeko adikzioen errealitatea mahaigaineratu nahi dugu goraka ari den portaerak hogeita bat mendeko drogak

direlako legez besteko proposamen hau defendatzeko testua prestatzen ari nintzenean burura etorri zitzaidan

integralari buruzko legea edo modu arruntean esaten dugun bezala adikzio legea ba momentu horretan ponentzian lantzeko momentuan eta

nahiko ados egon ginen nahiko ados

genuen sustantziarik gabeko adizioen errealitatea hau da gaur egun gizartean eman den baina inolaz ere ez genuen aurreikusi momentu honetan dugun egoera ezta portaera horiek ekarri duten eragina ere azken urte hauetan

eta igoerari hori hainbat modalitatean nabaritu da online apustu etxeak eta apustuak egiteko makinak gero eta gehiago ikusten baitira gure kalean gure tabernetan esan bezala

ez geneukan egun eskuartean ditugun datuak are gehiago lege hori lantzeko momentuan adituen agerraldiak eskatu genituenean

batzordera eh bilduk eskatutakoa euren iritzia emateko agerraldi horretan elkarteak joko online

digitalen errealitateari buruzko proposamenak eta kezkak helarazi zizkigun

hausnartu seguraski ez genuelako espero orain

beraz eh bilduk uste du gai honen garrantziak eta gertatzen ari den bilakaera azkarrak

zuzena eskatzen dizkigutela horregatik ekarri dugu ekimen hau bi neurri zehatz martxan jartzeko bi neurri adingabeei zuzenduta batez ere zeren eta helduen artean ludopatia kasuak kezkatzekoak badira imajinatu dezagun zerk ekartzen duen ludopatiak adingabeen artean esparru honetan zentratu nahi dugu adingabeak eta adikzio jokoak jakin badakigu legez

adingabeen sarbidearen debekua bermatzen dela horrek ez du esan nahi

baina hori ikuskaritzaren zeregina da esan bezala legez debeku hori bermatuta dagoelako baina zer gertatzen da joko online eta txanponjaleen edota apustuak egiteko makinekin errealitateak esaten digu makina horiek

zehazten den artikuluan jaurlaritzak bultzatutako neurri batzuk agertzen dira a joko arduratsuen printzipioak aplikatzen direla ziurtatzeko

ostalaritzako establezimenduetan informazio argia eta zehatza ematea

jakin dezaten jokoa ez dela diru iturri edo ogibide bat hau da

eta hargatik eta arduratsuan kontrolatuan eta neurritsuan jokatu behar dela horretarako

jokalarien eskura eta kartelak eta oharrak ere bai ondo ikusteko lekuetan legearen artikulu hau irakurri ondoren

uste duzue kartel hau egokia dela

ezetz are gehiago esango nuke indarrean dagoen legea ez dela betetzen ari beraz guk oso argi dugu kontrol neurriak ezarri behar ditugula batez ere adingabeei zuzenduta eta horrez gain pedagogia egin behar da pedagogia ezinbestekoa delako

ikusi duzuen bezala neurri zuzenak argiak eta egingarriak proposatzen ditugu alde batetik jaurlaritzari eskatzen diogu ikerketa bat

kontrol neurriak ezartzeko eta esparru honetan badugu adibide bat

sistema bera makinak aktibatzeko aginteak hain justu partidu popularrek murtzian orain dela bi urte jarri zuen sistema bera

edo dena delakoa ez gaude itxita aginteak proposatu dugu eredua gizartean ezarrita dagoelako baina hori guztia aztertu eta proposatu daiteke esan bezala gure legez besteko proposamenean ez dugu aipatzen aginteen

derrigortasuna eta beste aldetik pedagogia apustuak egiteko makinak zein txanponjaleen erabilerak ekar ditzakeen

inguruko kontzientziazio kanpaina egitea oso garrantzitsua da gure aburuz batez ere ikastetxe eta unibertsitateetan

horrelakorik egiten eta gure gazteek ezagutu behar dutelako portaera horien

jaun andreok joera honekin amaitu behar dugu uste dugu benetako neurriak ezarri behar ditugula gizarteak adikzioekiko dituen jarrerak eta

eta modu espezifikoan arazoak sor ditzakeen jokoak edo joko patologikoak prebenitzeko erantzukizun publikoa

arazoa eskuartetik ihes egin ari zaigu esan bezala bi neurri zehatz eta egingarriak ekarri ditugu orain espero duguna da onartuak izatea gobernuari sostengua ematen dioten taldeekin ez da posible izan erdibideko bat lortzea momentu honetan euren ikuspuntua orokorragoa delako baina aukera izango dugu

akordioa lortzeko eta kasu honetan abstentzioa eskatuko nizueke

aurkeztu du eta zuzenketa horretan agertzen diren terminoak edo argudioak konpartitzen ditugun arren

legal eta batean kokatu behar dugula eta gaur ez dela egun egokiena hori egiteko bigarren puntuarekin ados gaude eta prest gaude gure legez besteko proposamenean

eta talde popularrari aldeko bozka eskatuko diogu zuzenketarik aurkeztu ez duzuenez uste dugu printzipioetan ados gaudela

zalantzaren bat argitu gabe geratu bazaizue bigarren txandan saiatuko naiz erantzuten besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
blanco andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

adizioei buruz eta zehatzago jokoaren eremuari buruz aurkeztutako bi ekimenetako

ohikoagoa da gazteek jokoan aritzea joko ohikoena kirol apustuena da bereziki berriak diren online apustuak

años jokorako motibazioak anitzak dira normalean jokoa

modua da online jokoak oso arruntak dira nerabeen artean

informar sobre el juego responsable nada más eskerrik asko eskerrik asko
otalora anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco anderea zurea da hitza

eskerrik asko blanco andrea elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

anderea euskal sozialistak prieto jaunak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko berriro presidente andrea señora garcía

eztabaida amaitu denez lehenengo jarriko duguna da bozketara elkarrekin podemosen gehitzeko zuzenketa bi puntu ditu beraz puntuka

hamaika boto aldekoa berrogeita bost contra hamazazpi abstentzio beraz ez da onartu jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa

ez da onartu jarraian eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa hogeita sei

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena bi mila hemeretziko aurrekontuetan eskola publikoetako ekipamenduak mantentzeko eta hobetzeko inbertsioa handitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda martínez zatón jaunak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta

gaurko egunean gure hezkuntza sistema publikoaren kalitatea bermatzeko

hezkuntza azpiegituren asuntoa hain zuzen ere hezkuntza azpiegiturak ez dira azpiegitura normalak ez dira

modukoak arimaz betetako azpiegiturak dira

hezitzen dira eta ikasten dute gure ikasleak hirurehun mila baino gehiago pasatzen dituzten egunean zazpi ordu astean bost egun hablamos

normala da guztiok nahi dugu hoberena gure familiarentzat

erabaki ahal badute eraikin eta toki seguruenak eta hoberenak dute baina zoritzarrez familia guztiek ez dituzte behar diren diru sarrerak hautaketa hori egin ahal izateko

igeritokiak dituzten eskolak eta barrakoietan edo modulo prefabrikatuetan klaseak ematera behartuta dauden eskolak eta

dira eta bigarrenak sistema publikokoak por eso

azaroan gaudelako eta hilabete batean hamalau hemezortziko azpiegituren plana bukatuko delako eta plan horren ebaluazio sakon bat egin behar dugulako

plan hori motz geratu egin dela eta gainera egin gabe

egin gabe geratu dela baina hala eta guzti ere nik uste dut denbora behar dugula

sakon bat egiteko eta hortik plan berria egiteko

suposatzen dugu horretan daudela eta gure ustez onuragarria izango da irizpideak

irizpideak plan berriaren diseinua egiteko eta baita ere plan hori nola egingo den jakiteko ikusita esan dudan bezala ikusita

nondik norakoak eta hirugarrenez bi mila hemeretziko aurrekontuen eztabaida erdian murgilduta gaudelako eta lehentasun hau adostea

ez dugula zifra konkretu bat adostuko baina bai plan honen lehentasuna eta oso grafikoki esango dut eta gure teknikari bat esaten du ez dakit igual haserretuko den ala ez

azpiegituretan aurrekontu inbertsio handiagoaz hitz egiten zuten bi mila hemeretziko aurrekontuen

geratu baita honi dagokionean ere gure ustez behintzat zehazki gobernuari eskatzen genion ba azterketa zehatz bat egin zezala zentro bakoitzak duen ezagutu dezan eskatzen genuen baita ere udalaguntza aurrekontu partida hiru milioietan igotzea eskatzen genuen baita ere planari egiten dion

hamarean igo dezala hau da lau milioiko igoera bat eskatzen genuen eta baita ere eskatzen genuen patioan estalkiak jartzeko aurrekontu partidan

eta egia esateko taldeek egindako ekarpenak ikusitakoan aitortu behar dut

posible zela ikusten genuelako eta azken momentuan horrela izan da egia da akordioa bueno ba zentzu batean motza dela aurrekontu konkretuen gaineko akordiorik

eta bueno guztioi gustatzen zaigu azkenean

aprobatzen ditugun neurriak baina horretarako aukera izango dugu aurrekontuen gainean izaten ari garen eztabaidan baina oraingoan minimoen akordio batera heltzea

publikoetan kalitatea hobetzeko norabidean eta hori da

oso beharrezkoa dela lehenengo puntuan esaten duguna ba hezkuntza azpiegiturak hobetzeko planaren ebaluazioa egin behar dugula eta

plan berriaren lehentasunak ezartzea eta nik uste dut sailak egin behar duela ba hezkuntza batzordeak bere papera izan behar duela eta bai hezkuntza komunitateak paper nagusi bat izan behar duela baita ere

zuzenketak kontutan izanda ezarri dugu akordioan plan berrirako bi mila hemeretzi bi mila hogeita hiru aldirako azpiegituren plana

horretan gaude edo ia gaude garai horretan ba hezkuntza komunitatearekin elkarrizketan aritu behar dela sailak eta

kontutan izan hain zuzen ere eskolaratze premiak irisgarritasuna jolas

estaltzeko beharrak heziketa fisikorako espazio beharrak segurtasuna eraikin eta espazio berrien beharrak jantokien beharrak eta abar

lehen ba ikastetxearekin proiektuak partekatzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu ba bueno gauza horiek ekiditeko eta azkenik laugarren puntuan

bezala pentsatzen dugu nahiz eta zifra konkretu bat ez dugula adostu uste dugu bere garrantzia duela behar diren funtsak berma

dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko gastuak finantzatzeko eta azter dezala aurrekontuko zuzkidura gehitzeko aukera eta

nik uste dut ere hezkuntza batzordea paper bat izan ahal duela

adostasunetara heltzen bagara nik uste dut esan dudan bezala behin eta berriro minimoen akordio bat daukagula baina azken

zoriontzekoa da hezkuntza batzordean eta hezkuntzako gaiak normalean

anderea eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

taldeak garrantzi berezia ematen dio eta baita ere hezkuntza azpiegiturak behar den bezala eta ongi planifikatzeari ere

planifikazio on batek kontutan izaten dituelako dauden behar guztiak eta horrek errazten duelako beraien betetze maila

planifikazio on batek ere negoziazioa duelako bere baitan eta proiektua konpartitua eta adostua izatea suposatzen duelako eta planifikazio on batek albo kalteak ondorio negatiboak murrizten dituelako nahiz eta beti gertatzen diren

guretzat inportantea planifikazio on bat da eta ikusi dugu zer gertatu den azpiegitura hobekuntza planarekin makina bat aldiz batzordean eztabaidagai izaten dugulako eta datorren planifikazioari begira ere datorren azpiegitura hobekuntzaren planari begira ere gure taldeak

agerraldia eskatu zuen norabidea markatzen hasteko guk planifikazio onaren

hutsunea somatu izan dugu hezkuntza sailaren aldetik baina noski dena ez da hezkuntza sail honen eskuetan egon ere

herentzia bat jaso du eta hori ere kontutan izan behar da baina lekuko zuzenak izan gara eta hor iruditzen zait gauden talde guztiak horren lekuko izan garela gainera egin ditugun

guztietan zenbat kostatzen ari zaigun kostatu zaigun bi mila hamalau bi mila hemezortzi plana betearaztea eta

hezkuntza azpiegituretan obrak egitea hainbat ikastetxeetan

egin gabe zeuden hor ibaiondo barrutia bisitatu genuenean ikusi genuen egia da egoerari buelta ematen ari zaiola baina gaur martínez jaunak ere aipatu du miribillako kasua horrek erakusten du ere mantenimeduari

emango bagenio gero berrikuntzak egiterako orduan edo berriak egiterako orduan kostetan ere aurreztuko

badela mantenimendua baina gero egoera dena dela izanik ere kuriosoa izan da izan ditugun agerraldi guztietan hezkuntza sailaren aldetik planaren betetze mailaren portzentaia beti berdina zela ehuneko

eta egiten ari garen bisitetan ikusten ari gara beharrak makina bat direla makina bat gabezia daudela estalpe gabeziak jantokien egoera bengoechea andreak esan duena aurkitzen gara ere momentu batetan ba orain dela hogeita hamabost urte eraikitako eraikinekin

eraikitzerako orduan beste batzuk ez ditugulako ondo eraiki eta berri berriak ditugunak esaterako

izugarri polita eta hori eta eraikitzen dute patioa aterpe gabe euskal herrian

etxeko lanak pikatzen joaten zaizkigu horregatik esaten dugu planifikazioaren beharraz

eskaerei premiei erantzuteko beraz gure taldearentzat bat funtsezko funtsezkoa da lehenik eta behin

zergatik ez diren bete ze zailtasun izan ditugun horrela gero hurrengo planari begira

bigarrena diagnostiko bat egitea diagnostiko on bat egitea ze lehentasun dauden eta

ikastetxeekin eta hezkuntza komunitatearekin ba arazoekin aurkituko garelako eta gure ustez diagnostikoa egiterako orduan

irisgarritasun premiak eta arazoak ditugu eta hori kontutan hartu behar da oraindik ere ikastetxeak ditugu izugarrizko matrikulazioa daukatenak igogailu gabe edo sarreran ez dago irisgarritasunik eta abar eta abar eraberritze orokortua

esan duen bezala jolas lekuak estaltzeko beharrak heziketa fisikorako espazio beharrak segurtasun lanak jantokien

ikastetxean ba ikustekoa zen zer nolako jantokia zeukaten

ikastetxeen autonomia indartu behar baldin badugu ikastetxeek ere erabaki ahalko beharko lukete zer nolako jantoki zerbitzua

orduan sukaldeak eraikitzeko aukera hemen badago erdibideko bat legebiltzar honetan hezkuntza batzordean onartuta dagoena oraindik ere ez dena inplementatu irizpide diferente horiek kontutan hartzea paraleloan progresiboki beharrak asetzen eta betetzen joateko eta gero noski proiektuak adostu behar dira proiektuak ikastetxeekin adostu behar dira parte hartu behar dute

baina gero errealitatea askotan ez dator bat legea eta hezkuntza errealitatearekin eta hor

inportantea da zeren askotan legearen izenean izugarrikeriak egiten dira eta gero kontraesanak ere

direla azpiegitura horiek baina ikusi genuen bezala donostian ikastetxe berri batetan jakintzan han goian

eta ez zen metodologia eta pedagogia berriei egokitzen orduan gero kontraesan horiek ere ekiditeko

on baten inportantzia beraz gure ustetan goazen

bi mila hamalau bi mila hemezortzi planaren ebaluazioa egitera goazen diagnostiko on bat egitera eta goazen

on bat egitera planifikazio on bat egiten baldin badugu asko aurreratuko dugu eskerrik asko ubera

egun on guztioi askotan esan dugu hezkuntza

eta horregatik aurrekontuak aurkezteko batzordean esan nuen bezala hezkuntza herri erronka den heinean bi mila hemeretzirako aurrekontu proiektuak herri erantzun egokia landu eta aurreikusi duela uste du gure taldeak ikusi besterik ez dago

bi mila zortziehun eta berrogeita bost koma lau miloi euroko inbertsioa aurreikusi du jaurlaritzak hezkuntza arloan ditugun erronkei aurre egiteko iaz baino ehuneko lau koma bost

martínez jaunak ba hortxe dago gure apustua

eta hezkuntza arloko erronka orokor horrek hainbat azpierronka ditu baina horiek guztiak gure ustez bakar batean laburbildu daitezke

ekitatearen eta gizarte kohesioaren bidetik aurrera egiten duen kalitatezko zerbitzu unibertsala sendotzea eta erronka edo helburu hori gogoan hartuta aurrekontu proiektuak politika publiko eta lehentasun batuk finkatzen ditu atalez atal egin beharreko

zentsu horretan proiektuak hainbat eta hainbat partida jasotzen ditu hezkuntza azpiegiturak finantzatzeko lehentasun bat dira azpiegiturak aurrekontu proiektuan haur eta lehen hezkuntzako obrak txikietarako bederatziehun eta bat

bigarren hezkuntzako ikastetxetarako obrak txikietarako bi milioi laurogeita hemezortzi mila bostehun euro haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan egin beharreko lanetarako

euro bigarren hezkuntzako ikastetxetan egin beharreko obretarako

euro eta udal titulartasunpeko ikastetxeetan konponketak egiteko obrak sei miloi euro laburbilduz azpiegitura plana garatze aldera bi mila hemeretzirako soilik berrogeita bat koma bost miloi euro

eta obra txikietarako hiru miloi euro guztira berrogeita lau koma bost miloi euro bi mila hemeretziari begira noski

ekipamendu gastu guztiak jatorrizko proposamenari begiratzen badiogu batzuen eta besteek jarrera nahiko urruti zeunden euzko abertzaleak taldearen ustez jatorrizko ekimena ez zen

batetik diru kopuruei dagokionez betiko galdera nondik kendu diru kopuru horiek hemen jartzeko bestetik

epean eskatzen zen prozedura batekin prozedurak zegoen moduan jardunez gero azpiegitura plan berria izugarri atzeratuko luke eta ondorioz lanen gauzatzea ere izugarri atzeratuko litzateke hortaz

horregatik osoko zuzenketa bat aurkeztu genuen hiru zentsutan batetik sailari eskatzen genion

unean unean eskuragarri dagoenaren arabera eta unean unean dauden premien arabera hortaz lehentasunak finka zitzala bestetik sailari eskatzen genion azpiegiturak hobetzeko hamalau hemezortzi planaren ebaluazioa egin dezala

lehentasun nagusi batzuei erantzuna emango ziena batetik eskolatze beharrak bestetik irisgarritasuna

egokitzapenak egitea hirugarren puntu bat ere jasotzen genuen gure osoko zuzenketan eta honek zerikusia zuen

kasu honetan sailari eskatzen genion egokitu ditzala hezkuntza azpiegiturak metodologia eta hezkuntza proiektu berrietara horretarako sinergiak sortzen dituzten diseinu berritzaileak baliatuz uste dut planteamendu logiko eta errealista bat egin genuela gogoeta egiteko beharrak jasotzeaz gain ekintza eta proiektu zehatzak gauzatzea ahalbidetzen zuen

bengoechea andreak planteatzen zuen berrogeita bost milioi euro gastatzea oso erraza dela eta

ez dela soilik ekonomikoa gaitasuna ekonomikoa izan behar da baina gaitasuna baita teknikoa izan behar da gaitasuna administratiboa izan behar da

eraikin berri bat izan orduko lehenik eta behin premiak identifikatu behar dira horiek partekatu behar dira hezkuntza komunitatearekin orubearen jabe egin behar da

idatzi behar da proiektua partekatu behar da proiektua onartu egin behar da kontratazio prozesua egin behar da eskaini egin behar da esleitu egin behar da kontratatu egin behar da

egin dela ikusi behar da obra onartu egin behar du administrazioak eta hori guztia egin eta gero orduan bakarrik izango dugu eraikin edo ikastetxe berri bat hortaz gaitasuna bai ekonomikoa bai baina bestelakoa ere bai eta hori guztia ezin dugu ahaztu eztabaida honi ekiten diogunean esan bezala

urruti zeuden arren guztiok malgutasunez jokatu dugu gure hasierako posizioetatik nahiko mugitu gara eta uste dut erdibideko on bat lortu dugula

legebiltzar talde guztiok azpiegiturei dagokionez gutxieneko batzuen inguruko akordioa lortu izana are gehiago datozen lau urteetarako azpiegitura plan berri baten atarian

eta ebaluazio horretan jasoko dira hemen esan diren hainbat kontu betetze maila amaituta daudenak abian daudenak

handiak izan dituztenak horren inguruko informazioa izango dugu eta eskatzen diogu ebaluazio horretatik abiatuta egin dezala azpiegitura plan berri bat eta horko lehentasuna finka ditzala baina ebaluazioak ematen duen informazio horretaz gain

prozesu horretan hitz egin dezala hezkuntza komunitatearekin eta besteak beste adierazle batzuk edo kontu batzuk kontuan har ditzala eskolatze premiak irisgarritasuna kutsadura akustikoa segurtasuna jolas lekuetan eremu estaliak egotea heziketa fisikoa lantzeko eremu egokiak egotea jantokiak eta jantokietan sukaldeak egoteko aukera beste irispide batzuk ere

oinarrizkoak direla era berean sailari eskatzen diogu gauzatuko diren proiektuak ikastetxeekin konpartitzea

egingo den lan hori hezkuntza proiektuarekin eta gaztetxearen premiekin ahalik eta modu egokienean uztar daitezen diseinuari buruz gure zuzenketan jasotzen genuen kontua ere jaso egin da

finantzazioari dagokionez ere aipamena jaso da sailari eskatzen diogu udal titulartasunpeko ikastetxetan lanak egiteko finantzazio nahikoa jar dezala

aurrekontu zuzkidura handitzeko aukera baldin eta premiazkoak edo urgenteak diren lanak kanpoan geratzen badira udal laguntza deialdian

eta pozik gaude aho batez onartuko dugulako iruditzen zaigu abiapuntu egokia dela azpiegiturei dagokionez lankidetza eremu

eskerrik asko eskerrik asko berriozabal anderea erantzunen txandara pasatuz martínez zatonek ez du hitzik hartu behar
de bengoechea andereak hitzik ez du hartu behar ubera anderea bai bertatik

egiteko hezkuntzako azpiegituren eraikuntzaz ari garenean ere obra publikoaz ari gara eta obra publikoan kontutan hartzea materialen kalitatea ze beno iruditzen zait miribillako kasua ere hor materialen kalitatea

eta gero ere horrek ondorioak izaten ditu bai mantenimenduan zahartzean eta gero ere koste gehiago suposatzen dio diru publikoari eta

kontutan hartzekoa eta gero beste apunte bat aurrekontuetaz hitz egiten dugunean aipatu da

dirua agian hau igual beste bisita batetarako edo beste denbora batetarako eztabaida da eta kultura demokratikoan aldaketa bat eskatzen du

aurrekontuen azterketan eta eztabaidetan aurre lanketa bat egitea eta negoziazioa eta eztabaidak ematea diru lerroak definitu aurretik nola banatzen dugun eta nola zehazten dugun eta iruditzen zait hor asko hobetuko genukeela eta hau ere ez dakit beste bizitza batetarako den edo beste eztabaida batetarako den

ze asko hitz egiten dugu ikastetxeekin hitz egiten dela adosten dela baina ikusi dugu ere

askotan ikastetxeak eta askotan ez ia beti mahaigaineratu digute beraiekin

orduan iruditzen zait hor badaudela bi adierazle oso inportanteak kultura demokratiko aldaketa eskatzen dutenak eta bide horretatik

sakondu beharko genukela eskerrik asko ubera

bai zure baimenarekin eserlekutik ubera andreak egindako kontuen inguruan aritzeko

guk bat gatoz nik uste administrazioaren helburu nagusia dela azpiegiturak sustatzea zalantzarik gabe hori maila guztietan administrazio maila guztietan ematen da eta hori da administrazioaren helburua hortaz bat gatoz

bikaina izan behar duela eta gutxienez egiten den inbertsioa egokia izan dadin hainbat urtez abian egon dadin bestetik nondik kendu eta

lehentasun batzuk finkatzea politika publiko batzuetan eta aurrekontuak aurkezten ditu kasu honetan jaurlaritzak jaurlaritzak aurkezten ditu aurrekontu horiek gobernu egitasmo batean jasotako politika publikoak gauzatzeko aurrekontua horiek garatzeko tresna delako hortaz lehen esan bezala aurrekontu proiektu honek

hogeita laua bideratu du hezkuntza arlora uste dut zaila izango zaizula ingurura begiratu eta topatzea herriren bat ehuneko hogeita laua ematen duena hezkuntza azpiegiturarako hortaz uste dut argia dela gure apustua hezkuntzaren aldeko apustua hala ere ondo dakizu aurrekontuak negoziatzeko bidea oraindik zabalik dagoela eta

lehentasun horiek aldatzeko baina aurrekontua ez da hezkuntzari buruzkoa soilik ez da hezkuntza azpiegituren ingurukoa soilik
gobernuarena da jaurlaritza osoko sailak hartzen ditu eta ikusiko dugu zein den eh bilduren borondatea zentzu horretan eskerrik asko eskerrik asko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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz hau batek onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

egindako legez besteko proposamena autogobernu ponentziari eta onartutako oinarriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

egun on denoi pasa den irailaren hogeitik hemen politika

egin zen egunetik ez dugu autogobernuaren eta estatutu berriaren inguruan eztabaidatu hemen bilkuran gaur alderdi popularraren proposamenez egiten dugu guk atsegin ez dugun proposamen baten inguruan aurrean aurrerago azalduko dudan bezala hala ere testu inguru honetan eztabaida honi zeintzu eraikitzaile bat borondatearekin osoko zuzenketa bat aurkeztu egin dugu gainera uste dugu lehendakariak ondo ikusiko duen zuzenketa bat aurkeztu egin dugula

bi gauza sinple batzuk adostea proposatzen ditugu lehendakariak politika orokorreko bilkuran literalki esandako hitzetatik eratorriak alde batetik

baina porrot galanta izango zela inor gehiago ez gehitzea horrelako akordio batera eta beste alde batetik nazio identitatearen aniztasuna eta euskal gizartean aukera ideologikoak

nola bide historiko batean gabiltza gaur euskaditik tren bat pasatzen ari da

urtetik hemendik pasa ez den tren bat itun historiko baten trena transbertsala den akordio bat

den akordioa euskal jendartea bere osotasunean ideiak ideia

estatutu berrian identifikatuta senti daitezen akordioa bortizkeria gai hauen inguruan ez hitz egiteko aitzaki bat zela esan zuen egibar jaunak beste egunean nik esango nuke herri honetan jasandako bortizkeria desberdinak benetako eragozpena izan zirela

bizitzarekin ordaintzeraino baina gauza da gaur egun bortizkeria

oraindik asko landu behar dugun duela gutxiko iraganekoa bai eta hainbat ikasketa etikoak

baina iraganekoa gaur gutxienez bostetik lau alderdien akordio bat lortzeko aukera ematen digun presente bat daukagu

baina argi dago lau aldetako akordio horrek egundoko potentzialidadea daukala gure elkarbizitzarako eta egia esan euzko alderdi jeltzalearen tesitura ez da erraza

baina aukerak egiteko ordua delako bloke abertzalearen bidea hartze

herri bat eraikitzearen apustua egitea ez dira aukera absolutuak hauek ez dira bata edo bestea

lehen aldiz izango genuke nazio bat garela esaten duen testu legal bat eta gainera madrilen berretsia ez da gutxi

lehendakariak hemen bertan literalki esandakoaren eskua luzatzen dizuegu

erronkei aurre egiteko esku bat lau aldeetako akordio bat lortzeko

gure aniztasuna aitortzeko gure aniztasuna zaintzeko eta haustura sozialaren edozein arrisku urruntzeko ere

gracias eskerrik asko corcuera anderea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

lehendakari andrea legebiltzarkideok egun on eskerrak eman nahi dizkiot partido popularrari alfonso jaunari zorionak gaurko zure iniziatiba orijinala delako benetan parlamentu honetako alderdirik txikiena

parlamentuari eskatzen dio ahazteko debate bat bera ados egon arte bertan bera uzteko akordio bat gehiengo osoarekin hartutakoa zuek ados

espainiar nazionalismoaren jarrera inperialista argi uzten duen jarrera bat da nire gustukoa ez denez ezin da hitz egin nik esan dudalako

mendeetan eta horretan jarraitzen duzue eta izen asko izan ditu horrek historian zehar

eskubidea eta benetan grabea da zuek pentsatzea inork pentsatzea etorkizuna erabakitzeko eskubidean inork beto eskubiderik izan dezakeenik

y no quien la exige askatasun politikoak bai norbanakoonak eta baita kolektiboak ere oinarrizko elementu bat dira

ezin dira banatu bestela boterearen hobari edo opari edo koiunturari lotutako eskaintza bihurtu daitezke

ikusi ditugu eta zuek ere ongi dakizue ezin da sozial zerrenda luze bat egin horiek erabakitzeko gaitasun politikorik ez baldin badaukagu horregatik herritarrok gure eskubide politikoen jabe izan behar dugu erabat

demokraziaz azken batean ez gara hizketan ari ez independentziaz edo euskal estatu independente batek izango duen gobernu ereduaz

erabakia gure ustez oso akordio garrantzitsua dena

gaur are garrantzitsuagoa izango da akordio hau zure iniziatibari esker osoko bilkura honek zeharka bada ere babesa emango diolako gehiengoz gaur beste urrats bat egingo du akordio horrek pausuz pausu bruselan europako parlamentuanzuei hain beste azkura sortu zizuen agerraldi hartan

esan nuen bezala gurea ez delako handitasuna gurea askatasuna delako eskerrik asko

zenbatetan etorriko garen legebiltzarreko

zergatik lehen batzuk esaten zuten aspertuta zeudela eta marmotaren eguna eta gainontzekoak eta orain non

baina lasaitasunetik eta

nire iritzirako sendotasunetik lander martínezek jakin aurretik badakigu zer bozkatu behar dugun hitz egin dugu horretaz beraz gure botoa badakizu ekimenaren aurkakoa dela eta zuzenketen aurkakoa ere baina batik bat arrazoi batengatik zergatik bakarren batek ere eduki zezakeen tentazioa esateko

onartutako oinarriak berretsi egingo ditugu ez aizu

ez dira bildurenak ezta ere atal batean podemosenak legebiltzarraren oinarriak dira eta lantalde bat dago lanean baina ikusten diren

trabatu izoztu errekurritu

dena kontsentsuaren izenean eta ikusten da aurrera egin beharrean behintzat zangotraba gustuko

oinarri bezala esaten da aizu eman

ematen dizut eta kentzen dizut hori da autonomiaren nolabaiteko sendotasuna edo

hitzak ere ez dira alferrikakoak eta txantxetan hartu behar ez ez hitz serioak dira

esan dezake nahi duena baino nire iritzirako garbi dago berriz ere estatu arrazoia plaza erdian jartzen ari dela

eta bada adbertentzi bat baina adbertentzi horretan

tarteko denean bi alderdi politiko nagusienak espainian ordu erdian

eta inkonstituzionalak izan direla akordioak esan da toki askotatik baina akordioetara iritsi behar denen estatu arrazoia sortzen da judiziala zaindu behar bada zaindu egiten da baina

atetik sartzen denen oinarri demokratikoak

egiten da egoera berri horretara eta atzoko hitzak

invocar ez dakit bekatua den inbokatzea edo

exiguo apoyo nonbait tribunaletatik orain esan behar da hemen exiguoa nahikotasunaren kontzeptua aipatzen da

bakar bakarrik ikusten dudala aurreikusten dudala

gure oinarrien inguruan hizketarako prest eta esaten da eta hori konstante bat da bai alderdi sozialistak eta alderdi popularrak

aniztasunaren parekoa eta abertzaletasuna edo nazionalismoa da baztertzailearen parekoa horiek dira batzuk malguak batzuk aniztasuna errespetatzen dutenak

lotzen da komunitate kontuekin eta nik uste dut debate horiek daudela hain gaindituta horretaz jarduten duenak ridikulua egiten duela

eta oso gaizki edo bere burua batere seguru ez du ikusten horretan jarduten duenak

eta integratzailea berdintasunean sinesten duena justizia sozialean sinesten duena euskaldun guztiona inor baztertu gabe eta gertatzen dena da gizarte horrek herri horrek

idatzi eta irabazi nahi duela etorkizuna irabazi nahi du eta horregatik eusko jaurlaritza tarteko baina euskal erakunde guztiek

estrategia integratzaile horretan eta nik uste dut oinarrietan ere funtsezko gaietan eta denak dira funtsezko gaiak

kontua da zergatik ez esaten zaio edo zeini egiten dio kalte aurreko baten egin genuen ariketa bat zeini egiten dion kalte autogobernu gehiagok eta gelditu ginen behintzat batzuk bai gehiengoak

ez herriari ez norbanako inori baina bai badago eta hor nik uste dut kontzeptu bezala oso agerian gelditzen ari dela

beste gehiengo baten beste batasun baten sinesten duen pentsamendu horrek

ez du ez du nahi ez du ikusten ez dio herri honi utzi nahi bide propioa egiten eta da nagusitasun kontua

herri integratu bat herri integratzaile bat baldin badaukagu zergatik ez zaio utzi behar

solidaritzan baina auzotarren arteko akordio politiko on batekin elkarbizitzarako

eskuartean daukaguna nik ez dakit zortzi hilabetetan batzordeak ze ondorio aterako dituen baina oinarriak dira

erabat demokratikoak eta hemen nahiz eta jolasean ibil gaitezken

oinarriarekin garbi dago oinarri demokratikoak ezin duela beste oinarria inposatu ezin dela beste oinarriaren gainetik jarri ezer egin gabe ez negoziatu egin behar dela oinarri demokratikoak agintzen duen hori lege bihurtzen saiatu behar dutela aktore guztiak bertakoak bertakoekin eta bertakoak beste estatu edo ordezkaritza politikoa mantentzen dutenekin hori da daukaguna eta esaten dugunean oinarri horietatik abiatuta zabaldu dezagun esaten dugu lurrik galde gabe

oinak lurrean zabaldu ditzagun kontsentsua zergatik ez da posible

aniztasunaren jokoak oso errazak dira esaten da zuen akordioa ez da anitza

ez ez dira berdinak beraiek anitzak beraiek barruan eta gu ere bai gure aniztasun puntuak ere izaten ditugu alderdi politiko guztiak bezala

alderdi politikoak bueno hogeita zortzi gehi hemezortzi dira berrogeita sei

akordio honek ez du balio exigua mayoría

nahitasunaren debatea irekiz jo dezagun beste bat dagoela gehiengo bat euzko alderdi jeltzalea alderdi sozialista eta podemos berrogeita zortzi guztira bi gehiago

bi parlamentaritan jasotzen da anitzagoa da bai eta horrek balio du eta

edo helburuetan eta oinarrietan ere fijatu beharko lukete batera

jo dezagun beste konbinazio bat beraiek

hemezortzi gehi hamaika hogeita hemeretzi dira gehi bederatzi berrogeita zortzi hori ere anitza da baina bestea baino anitzagoa da ordezkaritza zabalagoa duelako bi parlamentaritan

ez gara iristen justu horretara hogeita zortzi gehi hemezortzi bederatzi gehi bederatzi berrogeita sei beraz jaitsi gaitezen

oinarriak ondo ezagutzen dituzue jakin badakizue demokratikoak direla

irabazteko sortuak direla ez alderdi politiko baten etorkizuna herri honen etorkizuna irabazteko

adituek egindako ekarpenen ondorioz oinarri horiek zabaltzeko modua badagoen ikusiko dugu baina aldez aurretiko prejuizio guzti hauek

bestela ez da ibilbide posiblerik izango eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria alonso jauna

argitu nahiko nuke geure bozka guk alderdi popularraren

proposamenari ezezkoa emango diogu ze gu

oinarriei buruz hitz egitera guk argi dugu eta esan dugun bezala gehiengo zilegi bat dagoela hemen euzko alderdi jeltzalerena eta euskal herria bildurena

uzten duelako esaten du gehiengo bat

honek behar dituen zenbakiak euzko alderdi jeltzaleak eta euskal herria bilduk badituztela aurrera eramateko

zuzenketa bat non argi eta garbi esaten dugu eta

txarra izango liteke geure herriarentzako gehiengo hau ez izatea zabalagoa eta

txarra izango liteke geure herrirentzako fronte baten bidea hartzea

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

nada más gracias eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkaria iriarte andrea zurea da hitza

demokraziaz hitz egin nahi ez duzuenean eta demokraziaz hitz egiten duzue demokraziaz hitz egiteko zailtasun handiak dauzkazuenean jaun andreok izan ere espainiako estatuak zapaltzen eta zapuzten ditu eta lotsarik gabe oinarrizko eskubide demokratiko indibidual eta kolektiboak es radicalmente antidemocrático disolver un parlamento

inkoherentziaz beteta dago euskal herria nazio bat dela aitortzen duzue eta erabakitzeko eskubidea ukatzen diozue eskubide

emakume eta gizonak oinarri dituen gizarte bat eraiki nahi duzue eta ukatu egiten diozue oinarrizkoa den eskubide bat beraien etorkizuna aukeratu ahal izatekoa eta gainera ezkutatzen zarete batere inozentea ez den

hain zuzen ere nahi duzuelako erabakitzeko eskubide hori ez dadila jasota egon ez zedila jasota egon onartu dugun oinarri eta printzipio horietan beraz ez da batere inozentea egiten duzuen irakurketa hori transbertsalitateari buruz esan dizkizut hainbat gauza eta esan dizut nola ikusten dudan nik transbertsalidadea uste dut bat etorri zaitezkeela

nire definizio horretan edozein kasutan iruditzen zait daukazuela begi bat espainian

eta orduan diluitzen ari zaretela erabat diluitzen eta normalean kasu horietan

alde egiten du baina aukera eder bat dauka elkarrekin podemosek zeinak gaur ez duen esan akordio horretan gainera baduzuela puntu bat gurekin onartua eta uste dut azpimarratu behar zenuketela ez delako gainera

bada zuena ere ez gainetik kendu akordio hori eta identitatearen eta gainerako gezurren diskurtsoa utzi alde batera hor jartzen duena da

euskal herrian bizi eta lan egiten duten gizon eta emakume guztiak eskubide guztiak dituztela

eskubide guztiak dituztela eta gero aukeran nik espainola izan nahi ez badut eta ez dut nahi

nazional euskalduna beste inolako prebendarik gabe eta espainola izan nahi duenak izan dadila

demokraziaz hitz egiten ari gara hitz larriz eskubideez hitz egiten ari gara hitz larriz eta bizitza askoz ere hobeagoa eskaintzeaz

eskerrik asko iriarte anderea euzko abertzaleak egibar

saiatu saiatzen ari zarela lander bai

hemendik bertatik ere ez dakit zirikatzen euzko alderdi jeltzalearen talde barruan

bakoitzak bere etxean nahiko lan izaten omen du eta zuek ere

lana eta hain gustuko izaten duzun argitasun legea

gaizki ez guztiontzat ona litzateke zuek ere zuen posizioak argitzea

españa eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

aber bozkatzen ari gara talde popularraren jatorrizko testua

bai bale bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu

ez da onartu jarraian elkarrekin podemosen

votamos euskal talde popularraren legez besteko jatorrizko testua lehenengo eztabaidatu dena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez da onartu

elkarrekin podemosen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamaika boto aldekoa berrogeita bost contra hemezortzi abstentzio beraz ez da onartu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa berrogeita bost contra hogei abstentzio beraz ez da onartu osoko bilkura etenda geratzen da